hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamabi bai hogeita bat ez bat abstentzio ondorioz

lege proposamena jarraian botoa azaltzeko txanda maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna puntu honetara iritzita